aldez aurreko gaia bateraezintasunen batzordearen irizpena

izateko hautagarri den erabakitzeko egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio herri erakunde horretarako zuzendari nagusia izendatzea

irizpenaren alde edo kontra egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu

bozkatu dezakegu emandako

botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamabi ondorioz irizpena onetsi egin da irizpena onetsi ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko zuzendari nagusia izendatzeko prozedurari ekingo diogu

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du sozialistak eh bilduk eta pp k ez txikienetik handienera hasita mistoa upyd taldeko ordezkariak maneiro jaunak dauka

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal sozialistak taldeko ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar burua lehendakari jauna

legebiltzarkideok egun on guztioi euskal irrati telebistak gaur

ibilbidean beste urrats bat eman du ibilbide honetan

euskal irrati telebista herri erakundea sortzeko legean jasotzen dira horiek un servicio público

éxitos en su labor eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna jarraian eh bildu taldeko ordezkaria

orain aldiz euzko alderdi jeltzaleak harrigarria bada ere bere aliatu nagusi gisa aurkitu izan du lehen unetik partidu sozialista bera eta datozen lau urteetarako

aliatu nagusia bilatzen duen honetan argi daukagu bakoitzak nahi dituenak bilatzen dituela hori horrela da

euskal herria bilduk eitb rekiko diagnostiko oso zehatza egiten du momentu honetan eta uste dugu arrazoi bat edo beste tarteko ezberdintasunen bat edo beste tarteko ganbera honen gehiengoa ados egongo litzatekeela guk egiten dugun diagnostiko horretan hain dauka eitb k jendartearen bere balizko

minimo historikoetan aurkitzen dela eta horrek esan bezala egoera oso latza eta oso kezkagarria dela adierazten digu

testuinguru honetan izen bat jarri zaigu mahai gainean eta iragarri zaigu aldi berean

eitb rekiko egia esan akordio hori iragarri egin zaigu baina akordio horren atzean

azaldu euskal herria bilduk hainbat saiakera eta enplazamendu egin ditu

lehentasun eta erroketaz aritzeko euskal herria bilduk eskua luzatu du

bere sorrera helburuak iada da ahaztuak eta urrunduak dituen

eta bi aipatuko ditut euskararen suspertzea eta euskal gizartearen integrazio politikoa helburu horiek aintzat hartu eta helburu

euzko alderdi jeltzalearen aldetik eztabaida hau saihestu egin izan da eta izen abizen batzuen baitan estali eta lausotuegin nahi izan da

izen horren atzean ze proiektu dagoen galdetu nahi dugu gaur eta hemen izan ere lehen esan bezala oraindik inork ez digu azaldu akordio bat omen dago

izen eta kargu batzuez harago eitbtaz zer den akordatu duzuena

gaur eta hemen planteatzen duzuena guk ezin dugu ezinbestekoak diren galdera hauei erantzunik ematen ez dion hautagaitza bat babestu inondik inora

izatea garrantzitsua dela nahiko genuke gure baiezkoa eman ahal izatea arduragabekeria litzateke ordea adostasunaren izenean

eta oinarririk gabeko adostasun bat bultzatzea

eajren ahotik izan ere uste dugu teoria hau gaurkoan erabat baliagarria dela

egoera deskribatzerakoan errotonda horretan sartua ez aurrera urteetan dago eta ez sozialisten azken hiru lau urteetan askoz urte gehiagotan eta momentu honetan lau urterako zuzendaria aukeratu behar dugun honetan uste dugu ez dagoela ere inolako zantzurik

ateratzeko eajk zuzendaria izendatzeko eramandako prozeduran

eta beste era batera jokatu izan balu adostasunik txikiena lortzeko ahaleginik txikiena egin izan balu

irmotasuna adierazi izan balu agian gaur gure posizioa beste bat litzateke euskal herria bilduk hausnarketa estrategiko baten beharra azpimarratu nahi du orain artean

ezinbestean eman beharko den eztabaida bat da digitalizazioak ikus entzunezkoen mundua eraldatu duela esaten da

gure herriko egoera sozio linguistikoa ere ez da laurogeigarrena hamarkada hasierako berdina

eredu berriak eskatzen dituzte lege berriaz hitz egiten hasteko garaia da

publikotasunaren aldeko egin ahalak garbia izan behar den aldi berean publiko pribatu dikotomia gainditu eta tokiko irrati telebistekin lankidetza sustatzen hasteko garaia da

interes partidistetatik harago integraziorako jauzia emateko garaia da euskal herri guztian hedapena bermatu behar da orduan

eta gehiagoren baitan berebiziko garrantzia duen eztabaida behingoz mahai gainean jartzeko garaia da amaitzeko egia da gaur hemendik zuzendari nagusi bat aterako da egia da hogeita zazpi edo hamasei berrogeita hiru dira zuzendaria izendatzeko gehiengo parlamentario bat

ez dela horren zaila karguak eta postuak tarteko baldin badira behintzat baina herritarren aldetik galdua duen eta lortu behar duen atxikimendua lortzeko horretarako gehiengo parlamentario bat baino gehiago

eta hori zoritxarrez ez du gehiengo parlamentario batek

eskerrik asko urruzuno jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldeak du bere txanda egibar jauna zurea da hitza

egun on guztioi nik ez nuen pentsatzen gaur antzeko eztabaida bat izango genuenik egia esan

aurreko izendapen saioetan beste era batera jokatu izan dugu denak

andoni ortuzar aukeratua izan zenean euskal herritarrokeko

eta bai ondoren alderdi sozialistak alderdi popularrarekin botoak lortu edo hitzarmen bat

jakina dago administrazio kontseilu bat non eitbren jarraipena egingo den zuzenean eta baita ere kontrolerako daukagun batzordea legebiltzar honetan eta esaten da zer eredu

kargu banatu diren negoziazio edo elkarrizketa prozesu honetan ez da kargu bat bera ere banatu

errealitatea ekarri daitekeela norberaren ikuspegira eta ez errealitatea errealitatea izaten da aukeratua izaten baldin bada

berak aukeratuko du bere ekipoa eta hemen egongo da kontrolerako batzorde bat eta han egongo da administrazio kontseilu bat

hori da zein modelo ez modeloa jarrita dago

urtean legearen eskutik jarri zuen modeloa gero

gestioan bakoitzak bere ikutua emango diola bere lehentasunak jarriko dituela

jaurlaritzako kultura sailburuak luzatu du proposamena

baieztatzen duen ala ez babesa ematen dion ala ez eta esaten nuen errealitatea gauza bat dela eta norberak dituen gabeziak beste bat eta

euskal herria bilduk esatea ez duela ezagutzen ibilbide horretan

zer nolako puntu jorratuko dituen ekipo berriak zergatik ekipo berdinetaz ari gara azkeneko denbora hauetan hori ez da egia

ezagutzen duzue zuzen zuzenean ni neu izan nintzalako aurreko hautagai proposatuarekin

kudeaketarako ekipo berria hautatua izaten baldin bazen ekipo egingo zuen ibilbidea horren berri izan duzue eta aitortu zitzaizuen ere ez dagoela kargu banaketarik egia da gehiengo bat behar dela

biltzen dena errespetatzea hau da hemen aipatu den lerro editorialak zein zutabe nagusi izan behar dituen egiazkotasuna objetibitatea

gordetzea euskararen inguruan ere ikus entzunezko euskaldunei eskaini behar zaien eredua

eta lantzea eta sendotzea baita berdin enpresaren iraunkortasunaren inguruan

epe ertainera eta luzera begira eta jakina eitbn dauden profesionalen eskutik

hau da pertsonak eta talentua horiek izan dira zutabe nagusiak eta hortik aurrera egongo da hemen kontrolerako batzorde bat eta han administrazio kontseilu bat guk horregatik ez dugu

euzko alderdi jeltzaleko hautagai bat izan daitekeen izan zitekeen

esan genuen lehenengo momentutik etxekoak izan behar zutela eitbkoak

eta gainera demostratu dutelako azken urte eta hamarkada hauetan lana ondo egiten dakitela eta etxekoek baino hobeto inork ez daki nola atera enpresa bat eta apustu egin genuen eta egiten dugu

guk eskaini nahi dioguna da maite iturberi eta osatzen duen ekipo osoari babesa babesa eta espero dugu eta hala izan dadila demostratzen baldin badute gaur gure botoak gehi

hautagaintza honek etorkizunean kontrol saio horiek tarteko

babestu ahal izatea gaur guk bozkatuko dugun

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna euskal irrati telebista herri erakundea sortzen duen bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bi

erakunde horren zuzendari nagusia legebiltzarrak hautatuko du gehiengo osoz

artikuluaren arabera pertsonak txartelen bidez hautatuko dira txartelean bai edo ez idatzi ahal izango da

legebiltzarkideei dei egingo die esan behar dut bozketa hasi baino lehen

akats txiki bat dagoela erdaraz ez da director general baizik eta directora general hori esanda zenbakia atera

bai berrogeita hiru ez hogeita bi abstentzioak bederatzi

maría teresa iturbe mendialdua andrea euskal irrati telebista

zorionak maite iturbe andreari eta zorte on bai zuri eta zure

berri honetan gai zerrendako lehen puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo aurka egin nahi du

jarraian besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideek eman dezakezue zuen bozka

onartuta geratzen da gai zerrendako bigarren puntua mozioa

aurkeztua tratu txarren biktimak diren adineko pertsonei zuzendutako jardunei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

isildu mesedez parkatu llanos anderea jarraitu gracias señora presidenta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

la propuesta inicial del partido popular nada más eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea euzko abertzaleak taldearen

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

osoko zuzenketa aurkeztu genion gure ustez ez dago justifikatuta eta ez da beharrezkoa ikerketa berri bat egitea

argi azaldu zuenez ostiraleko osoko bilkuran zahartzaroan jasotzen diren tratu txarrak errealitate bat direla argi daukagu errealitate kezkagarria eta kontutan edukitzekoa baina llanos andreak interpelazioan esaten zuen bezala badaude ikerketak gai honen inguruan eta ikerketek esaten duten bezala

arretaren hobekuntzarako neurrietan pertsona nagusien iritzia kontutan eduki dezala oso garrantzitsua da nagusientzat politikak egiterakoan

eta horretarako gizarte zerbitzuen euskal kontseiluko pertsona nagusien sektore mahaia dugu alderdi sozialistarekin adostutako erdibidekoak

eta garatzea eskatzen du nagusien ongizatea lortzeko nagusien iritzia kontutan edukita eta bigarrenez gobernuari eskatzen dio

eta iharduteko protokolo bat egin dezan udal eta foru aldundiekin batera

pertsona nagusiekin erraza izan da alderdi sozialistarekin akordio batera heltzea talde biok argi eduki dugulako lehen momentutik dauden ikerketa eta lanak aprobetxatu eta garatu behar direla eta ez dela beharrezkoa

arregi andrea zuzenketarik aurkeztu zuten taldeen txanda mistoa

eskerrik asko egun on guztioi

kasu honetan adineko pertsonak tratu txarrak jasatea larria da eta kezkagarria da gure ikuspegitik aipatutako plan eta ekimen guztien atzean pertsona nagusien autonomia eta partehartzea bultzatzearen aldeko joera

bizitzeko adina baina ez horrenbeste bizi kalitatea luzatzen ari diren honetan helburu horiek lehentasuna bilakatu behar dira eta horiek eskuratzeko politika publikoek egin dezaketen ekarpenik eta biderik eraginkorrena eta egonkorrena kalitatezko zerbitzu publikoak mantentzea eta elikatzea da horixe nagusiekiko tratu txarren eta mesprezuak ekiditeko errezetarik hoberena

prebentzio espezifikoa lantzen duten beste motatako neurri eta protokoloak indarrean jartzea ongi etorriak dira hala ere

interpelazio egunean juan mari aburto sailburuak esandakoaren harira

sailburuak plangintza aurrera eramateko aipatu zuen elementu baten harira teleasistentzia alegia ematen du jaurlaritzak zerbitzua bere gain hartu zuenetik arazoak areagotu egin direla eta zerbitzuaren kalitatea ere jaitsi egin dela bereziki bizkaian aldez aurretik beste

zerbitzu integralagoa eta garatuagoa zegoelako hemen ere pribatizazio bidean sakontzea

teleasistentzia tresna egoki bat da beste batzuen artean

txarrak antzemateko aurrerantzean denbora izango dugu honen inguruan ere hitz egiteko baina zerbitzu publiko sendoak eskatzen dugunean

bilakaera negatiboak gertatzea ez zaigu bidezkoa iruditzen zuzendu behar den okerreko erabakia beraz gure ustez

gogoeta pare bat egin nahi dugu ere berak esaten duenez eta uste dut batzordean ere

ulergarria eta dena izan daiteke horrelako adierazpen bat baina arriskutsuak iruditzen zaizkigu halako planteamenduak botatzea

egonkortuta ez dagoenean eta gainera zaintza lanak ia kasu guztietan emakumeen esku geratzen direnean inolako errekonozimendu eta kontraprestaziorik gabe eztabaidak hemen ere luze jo dezake

emakumeon aukera berdintasuna eta erabakiak hartzeko askatasuna beharrizanetara egokituriko gizarte

eskatzen du lehen aipatu dudan bezala adineko pertsonek tratu txarrak jasotzen dituzten antzemateko ere eta hori eragozteko aukera paregabea ematen dutena gainera

horretan zaintza eremuan kalitatezko enplegu publiko duinak sortzeko aukera handia dela aukera handia ematen duela baina horretarako politika publikoak apustu garbia

gaur egun zoritxarrez gure ustez ikusten ez duguna eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea erantzunen txanda

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea arrondo andreari

modeloari buruz aritu egin zarela zerbitzu publikoa teleasistentzia sailburuak hemen esandako hitzei buruz pasaden barikuan esandako hitzei buruz eta suposatzen dut horren inguruan egingo dizkiozula

horren eztabaidan momentu honetan eta bai azpimarratu nahi nuke denok ados egonda eta

erdibideko zuzenketa eta azken batean denon adostasuna edukita

horren inguruan tratu txarrak jasotzen dituzten pertsona nagusiek bizi duten errealitate kezkagarri

aho batez onartua izango delako eskerrik asko eskerrik asko

jarraian eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza arrondo anderea

planak egitea eta hauek garatzea ondo dago baina batzutan ez da nahiko hala ere

helburua ona baldin bada baina gai honetaz ere tratu txarren kasuan zerbitzu publikoen garrantzia azpimarratzea garrantzitsua

egiten ari gara gaur horren aldeko apustua tratu txarrak ere badira diru nahikorik

duina izateko edo botikak ordaindu beharra adineko pertsonen kasuan dauden zerbitzuak kasu askotan pribatizatuta daude azpi kontratazioen bidez

gizarte zerbitzu publikoak indartu behar dira eta hauen bidez lana egin behar da bai prebentzioan bai sentzibilizazioan

hartzeko ere pertsona guztien eta nola ez adineko pertsonentzat bizi kalitate duina ziurtatzea lehentasuna

baina gure ustez asko hitz egiten da kamara honetan planaz egindako planaz garatu gabekoak egin beharrekoaz iruditzen zaigu askoz ere gauza zehatzagoak

baina gure jarrera abstentzioa izango da eskerrik asko eskerrik asko

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu llanos gómez andrearen mozioaren jatorrizko testua

hirurogeita hamalau bai hamaika

hogei ondorioz ez da onartzen jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu daiteke

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau abstentzioak hogei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da

rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua onkologikoa osakidetzan integratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

andreak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

herri baten osasunarekin pertsonen osasun eskubidearekin ez dela jolasten eta ezin dugula jolastu osasunarekin ezin da negoziorik egin edo hobeto esanda ez litzateke negoziorik egin beharko baina zoritxarrez

eremua sistema publikoan abiada bizian hedatzen ari da eta badirudi

onkologikora ere iristen ari dela zoritxarrez harrotasun handiz munduan zehar eta baita gure

onkologiko horretara ere negozioa iristen ari dela

onkologikoaren erreferentzialtasuna adierazten dugunean edota betetzen duen papera aldarrikatzen duenean

diagnostikoan eta tratamenduan zalantzarik gabe daukagun harri bitxia da eta hori behin baino gehiagotan adierazi dugu eta badirudi horretan

badirudi hor desadostasunak hasten direla eta orduan zalantzan jartzen dugu ea guztion helburua den orain arte onkologikoak bete duen paper hori euskal gizartean betetzea

guztiona den onkologikoa kolokan dago kolokan dago bere biziraupena orain arte bete duen funtzioa erkidegoan minbiziaren esparruan bete duen funtzio publikoa osasun eskubidearen babes

onkologikoa eta orain arte ezagutu dugun onkologikoaren

izana bermatu nahi ditugu jatorri eta helburu publikoa duena aurrekoan ere esan nuen eta berriro ere gaur hori mahai gainean jarri nahi dut horretan tematuak gaude eta tematuko gara

onkologikoa erakunde publikoetatik sortutako ente baten fundazioaren

azpian dagoela ez dugu ahaztu behar ere bere sorreran

gabeko entitatea dela eta ez dugu ahaztu behar aurrekoan esan nuen bezala gipuzkoarrek eta baita erkidegoko herritarrek ekarpen ekonomikoei esker gauzatu dela onkologikoaren proiektua eta onkologikoak suposatzen duen errealitate osoa

bete duena minbiziaren prebentzioan diagnostikoan eta tratamenduan hori guztia gutxi balitz esparru onkologikoan punta puntako eskaintzeko aukera eman digu bikoizketak ekiditeko eta hainbeste aldarrikatzen dugun eta batez ere garai hauetan hainbeste aldarrikatzen dugun bitarteko publikoen optimizazioa eta eraginkortasuna bideratzeko eta hori guztia eginda osakidetzak eta onkologikoak

bidez baina bat batean badirudi guzti hau bertan behera utzi nahi dela eta hobeto esanda azken urteetatik honantz hartu diren eta bideratu diren neurrien bidez

utzi dio minbiziaren kontseilua ez da bildu osakidetzatik deribazioak egiteari utzi zaio

deribazioak bildu ditugun datuen arabera orain ez dira deribazio horiek egiten

bideratzen dira klinika pribatura bideratzen dira mamografiak ez dira egiten eta guzti hori

kanpoko kudeatzaile bat ekartzen da kasualitatea zertarako lehenengo poliki poliki

uzten joateko langileak kanporatuz oheen okupazioa gutxituz horrela gero datuak emateko onkologikoa ez dela

ez zaigu bideragarria irteten txosten txukun bat aurkezteko eta ikusteko

zertarako orain arte onkologikoak betetzen zuen funtzioa horrela gero enpresa pribatu bati saltzeko eta bide batez

egiten hasteko plan bikaina baina plan bikaina zeinentzako

eta ez gabiltza mamuak ikusten zeren eta giza horretako jokabideak ezagutu ditugu

beste hainbat entitateetan lehenengo diru publikoa erabili sustatu eta ondoren poliki poliki uzten joan saldu ahal izateko eta negozioa egiten hasteko baina guk arrisku horren aurrean gure taldearen ustez erakunde publikoek tinko jokatu behar dugu eta orain arte egin den bezala onkologikoa

egin behar dugu gure sistema publikoa blindatu egin behar dugu eta gure eskura dauden bitarteko guztiak jarri behar ditugu

aipatu dudana ez gertatzeko eta herritarren osasun babeserako eskubidea babesteko azkenean hori delako helburua eta pentsatu nahi dut guztion helburua hori dela

eskatzen ari garena da orain arte gobernuak egin duena orain arte egin dena kontzertazioarekin baina zer gertatzen da

ez da nahikoa eta ez du bermatzen orain arteko

proiektuarekin aurrera jarraitzea zeren

ikusi dut hor bilatu nahi dela onkologikoaren

eta nire galdera horrek zer esan nahi du onkologikoa uztea dena

hitz jokoekin aritzea herritarrei garbi hitz egin behar diegu lehen esan dudan bezala eskatzen duguna ez dut uste munduko beste ezer dela

jartzen zuen ehuneko laurogeita zazpiaren ekarpena

jokatu dugula plangintza bat elkarrizketak hasi guztiok gara guztiok dakigu

orduan iruditzen zait esku bat luzatu dugula elkarlanerako bide horretan urratsak eman ahal izateko

eredu den eta eredugarritzat saltzen dugun eta askotan aldarrikatzen dugun zentro bat

bere itxierara eraman eta erreferentziatzat ditugun kudeaketa ereduak

deuseztatu urrutiko intxaurren soinua

ezin dugulako ekonomia lehenetsi pertsonen gainetik eta are gutxiago

urteetan sortu dugun sistema erakutsi duenean eraginkorra dela eta bideragarria dela

lehen mailan eta gero besteak iruditzen zaigu aukerak badaudela posible dela eta herritarrek hori eskatzen digutela arduraz jokatzeko eta momentu honetan arduraz jokatzea eskatzen duena da orain arteko onkologikoaren proiektuarekin aurrera jarraitzea eta

hori da eusko jaurlaritzak osasun sailak egin behar duena zoritxarrez

ez du hori bermatzen eta ezin duguna egin da esparru onkologikoa negozioaren baitan lehiatzen
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andereak dauka hitza

mahaiburu anderea legebiltzarkideok egun on denoi

roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

gure taldeak inongo zalantzarik gabe bat egiten du beste taldeekin eta guk ere goraipatu nahi dugu onkologikoak eta nola ez bertako profesionalek egindako lana

beste lurraldeetako herritarrentzako emandako zerbitzuaren garrantzia

bilakatu dela ukaezina da baina onkologikoa

minbiziaren prebentzio diagnostiko eta tratamendurako zentro monografikoa da teknologia aldetik punta puntakoa

aspalditik dago integratua euskal osasun sisteman izan ere duela hogeita bost urte insaluden transferentzia jaso genuenetik eta gaur arte eusko jaurlaritzako

gipuzkoako zein euskal autonomia erkidegoko beste lurraldeetako hainbat pazienteren onkologia esparruko atentzioa bere gain hartu du eta hartzen jarraituko du

esandako moduan kutxa da onkologikoaren jabea onkologikoa

euskal osasun sisteman egonda ere ospitale pribatua izan da betidanik eta oraindik ere bada

fundazio bilakatu zuen hain zuzen ere onkologikoa fundazioa deritzona

irabazi asmorik gabeko fundazioa da eta interes publikoko ihardueretara mugatzen da bere iharduna

nortasun juridiko propioa eman zitzaion eta bere gidaritza patronatu baten esku utzi da

kutxako presidentea bera dugu eta esan beharra daukat joan den otsailaren hamairutik aurrera osasun sailburuordea ere

onkologikoak euskal osasun sisteman duen garrantziarekin gipuzkoan zein erkidego osoan

eta funtzio sozial ukaezina betetzen du eta guk guk ere

gure taldeak konfidantza osoa dauka osasun sailburuak gai honen inguruan duela pare bat aste izandako interpelazioan hartutako konpromezua beteko duelakoan argi utzi zuen

eta ez duela onkologikoa albo batera utziko are gehiago adierazi zuen bi mila hamairuko abenduaren hogeita hamaikan amaitzen den hitzarmena berritzeko asmo irmoa borondate garbia hain zuzen ere

eta asistentziala horregatik gure taldeak aurkeztutako osoko zuzenketan eskatu nahi izan diogu osasun sailari berretsi dezala

izan ere gure iritziz hitzarmena berritzeak egonkortasuna emango dio onkologikoari eta horri esker

onkologia atentzio osoa eta kalitatezkoa ematen

euskal autonomia erkidegoko beste lurraldeetako herritarrei baina horrez gain gure zuzenketan eskatu nahi diogu ere bai urratsak ematen jarraitzeko onkologikoaren eta donostiako unibertsitate ospitalearen

uste baitugu beharrezkoa dela onkologia atentzioa

horrela jakin ahal izateko nola joan aurrera pausoak ematen bi erakundeen arteko integrazio funtzionala erdiesteko bidean onkologia atentzioa

zer eta nola egin daitekeen hori zenbait prestazioren kasuan onkologikoa da gipuzkoan erreferentea euskal osasun sistemarentzako aldiz beste zenbait

donostiako unibertsitate ospitalea da erreferentea ez da komeni zerbitzuak bikoiztea batez ere konplexotasun handikoak bi erakundeak beraz osagarriak dira baina gaur gaurkoz

integrazio funtzionalean sakondu beharra dago gutxiago lehiatu dezatela bi erakundeek beraien artean eta gehiago sakondu dezatela elkarlanean badakigu

lan taldea sortu da bertan onkologikoako profesionalak eta donostiako unibertsitate ospitalekoak

batera dihardute lanean helburua da gipuzkoan onkologia atentzioaren estrategiaren inguruan hausnarketa egitea horrela hobetu beharreko arloak identifikatzeko eta atentzio onkologikoaren kalitatea handitzeko bere osotasunean bestalde bitariko batzordeak

osatu dira bi erakundeen partehartzearekin donostiako

asistentzialetan onkologikoak parte hartzeko urratsak ematen hasi dira ere bai halaber informazio sistemak partekatzen eta abar beste legebiltzar taldeek aurkeztutako zuzenketan

hirurek berdina proposatu arren ez dira izan gai adostasun batera heltzeko eta nahiz eta roncal andrea saiatu den ez dugu

eusko jaurlaritzari hiru taldeek eskatzen diote onkologikoa osakidetzan integratzeko eta horretarako kutxarekin negoziaketak hasteko adosteko nola egin epeak eta horrelakoak gure taldearen iritziz ordea planteamendu hori

ez dio baliorik eransten gaur egungo osasun eredu publiko

ez dugu ulertzen zer eragin izango duen prestazioen kalitatean onkologia atentzioan bi erakundeak osagarriak izan behar dira biek daukate zerbitzu kartera zabala zentro bakoitza erreferentea da

guk uste dugu osasun sailak euskal osasun sisteman eskuragarri dauzkagun baliabideak erabili behar dituela hain zuzen ere

eta kalitatezkoa bermatzeko onkologikoa

euskal osasun sisteman integratuta dago duela urte asko horregatik

onkologikoari buruz hartutako konpromezua betetzeko eta hitzarmena berritzeko beti ere

herritarrei eman beharreko atentzioaren kalitatea halaber integrazio funtzionalean sakontzea eskatuko diogu

eta horiek lantzen jarraitzeko eskatu nahi diogu osasun sailburuari

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza semper jauna zurea da hitza

plazer bat izan da semper jauna gobernuaren bigarren bozeramalea ezagutzea

eztabaidaren edukiei heldu ez zaienean eta hemen demagogiaren festibaletik

non batzuek edukiaren inguruan eztabaidatu beharrean etengabe granoak eta gaixotzen direlako eta beste batzuekin hitz egin ere ez dute nahi egin eta

herritarren interesak albo batera utzi garbi geratu da gobernuak kate motzean

ez dakit zertara datorren halako urduritasuna semper jauna agian kutxabankeko ordezkaritza galtzeko

albo batetara utzita herritarrei garbi

dialektika eta hitz jokoak albo batera utzi eta herritarrei garbi hitz egitea

integrazio funtzionala zenbat hitz joko benetan atzean dagoen helburua ezkutatzeko

eta kontzertazioa ez da integrazio funtzionala hemen garbi ikusi da integrazio funtzionala dela azkenean onkologikotik desbideratzea donostiako ospitalera eta azken finean

alfonbra gorria jartzea onkologikoaren pribatizazioari eta itxierari hori da hemen gaur

beste aldera begiratu eta daukaten erantzukizunari aurre

ez da gure asmoa ez beldurrik sortzea

baina profesionalak ari zaizkigu eskatzen ez gu ez eh bildu herritarrak mundu guztiak garbi dauka

eta badirudi horretan ados gaudela guztiok baina gero zertarako gaude prest benetan onkologikoak aurrera jarraitzeko badirudi ezertarako ez eta hori da kezkatzen

osakidetzako ordezkari bat jartzea benetan agintzen duena kanpoko enpresa bat delako eta zer diru publikoa jarri behar dugu esku pribatuetan beti bideratu behar dugu diru publikoaren bidez azken finean badirudi hori dela hemen bultzatu nahi den

pertsonak izan behar direlako lehentasuna

daukagun errealitatea eta ditugu datu objektiboak

guk baino hobeto ezagutzen dituzuela datuak onkologikoak

ez banago oker aurreko eztabaidan darpón jaunak eman zituen laurogeita hamar ohe ditu onkologikoak azken astetan zenbat daude okupatuak

hamar hamabi ehuneko hamara hor dago datu bat dagoeneko behin behineko langileak hasi dira kaleratzen

esplikatu beharko du bizkaitik bideratzen ziren gaixoak praktiterapia egiteko orain ez dira irizten nora bideratzen dira gaixo horiek

nora bideratzen dira bikoizketa ekiditeko beste klinika pribatu batetara berriro kontzertatuz beste

bikoiztasunak ekiditea arabatik bideratzen zirenak osakidetzarekin diferentzia markatzen duen tomoterapia gaur egun ez da egiten ez da erabiltzen zergatik mamografiak ez dira egiten

zergatik eta guk jakin nahi dugu zer dagoen horren atzean orduan

dezakegu bata minbiziaren gaixotasuna desagertzen

gero eta txikiagoak direla ez dakigu zer fenomenoaren

edo interes bat dagoela onkologikoa husten joateko

eta bitartean gainerako ospitaleetan itxaroten zerrendak gorantz doaz

defendatu nahi baldin badugu benetan onkologikoaren jatorri bokazioa eta helburu publikoa mantendu nahi baldin badugu garbi dago gaur egungo kontzertazioak

ez duela bermerik ematen eta garbi dago hor helburua integrazioa izan behar dela

eta horretarako guk mahai gainean jarri duguna da elkarrizketa

epea plangintza bat eduki egitea eta zoritxarrez orbegozo jauna

hainbeste aldarrikatzen duten desberdinen arteko elkarrizketa eta bizikidetza eta ez diren gai desberdin horiekin hitz egiteko eta guk edukiak eta pertsonak lehenesten ditugulako eta helburuak adostasuna egon arren eta nahiz eta

duen lehenetsi dugu behintzat gaurkoan legebiltzar honek errekonozimendu

albo batera utzita gustatuko litzaidake beste batzuek ere horren inguruan hausnarketa bat egitea

hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andrea zurea da hitza

herritarrei garbi hitz egitea aipatzen dugunean eta ezkutuko helburuak aipatzen ditugunean gustatuko litzaidake azaltzea nola den posible onkologikotik erakunde pribatu batetik donostiako

pazienteak pasatzea hori pribatizazio estrategia bat dela nola izan liteke hori hau da erakunde pribatu batetik erakunde publiko batera pasatzea

hau da pribatua den erakunde bat pribatizatzeko estrategia bat da hori ez du inork ulertzen

aipatu duzue ere bai onkologikoaren

infrautilizatuta daudela edo azkenean berriro gatoz berdinera nork erabaki du zein inbertsio egin zein makina erosi

nork erabaki du hori guztia azkenean ba fundazioa berak eta

ez dut hemen esango noiz zuek zelan mozioa aurkeztu duzuenak ez dut hemen esango noiz jarri zareten harremanetan gurekin adostasun horretara heltzeko ez dut esango beraz

gizarte ekintzari dagokio bideragarritasunerako erabakiak hartzea gizarte ekintzari dagokio eta ez osasun sailari

zenbat langile behar dituen zein izango den lan ihardunaldia

eta abar eta abar beraz ezin zaizkio eskatu

ez dagozkionean eta berriro esaten dut harritzekoa dela hemen

oinarrian gauza berdina proposatuta ez direla gai izan adostasun batera heltzeko

ez da argi geratu azkenean ubera andrea zuen interbentzioan zenbatean hobetuko litzatekeen

osasun zerbitzuaren kalitatea erabaki horrekin ez da argi geratu

osakidetzan bertan diru kostu horren kargu hartzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza con su permiso desde el escaño

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu ubera aranzeta andrearen mozioaren jatorrizko testua

ez hogeita hamabost abstentzioak bat ondorioz jatorrizko testua onartuta geratu da

laugarren puntua euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideek egindako legez besteko proposamena

badakit oso pozik zaudetela baina mesedez jaitsi

autonomia erkidegoetako legebiltzarretako kideak gizarte segurantzako erregimen orokorrean eta langabezia

ekimena diputatuen kongresuan berriro aurkezteko eskatzeko legez besteko proposamenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio proposamena

ordezkaritza izendatzea proposamena egin duen taldearen txanda euzko abertzaleak taldearen ordezkariak otadui andreak dauka
hitza eskerrik asko

zure baimenarekin eserlekutik egingo dut labur labur

asmoarekin gaurkoan dakizuen moduan berretsi behar dugu euskal

lan taldeak aho batez onetsitako proposamena eta

ekimenaren helburua da legebiltzarkideak gizarte segurantzako erregimen orokorrean sartzea eta langabeziagatiko babesa izatea horretarako dakizuen moduan legebiltzarrak ordezkaritza bat izendatuko du ekimen hau kongresuan defendatzeko

eskerrik asko otadui andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria dauka hitza oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta zure baimenarekin eserlekutik

aurreko bozeramaileek esan dutena ere azpimarratzeko

herritarren eskubide eta betebeharrak bai hauxe da euskal herria bilduren lema eta honek gidatuko du

mahai gainean daukagun gaiak hain zuzen hori du helburu gizarte segurantza izatea legebiltzarkideok eta esan bezala horren aldeko bozka eman emango dugu besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko agirrezabala jauna eztabaida amaituta

legezbesteko proposamena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamairu zuri bat ondorioz legez besteko proposamena onartuta geratzen da

onetsi egin da legez besteko proposamena eta ondoren lege proposamena aurkezteko eusko legebiltzarrak diputatuen kongresura bidaliko duen ordezkaritza izendatzeko prozesuari ekingo diogu bai maneiro jauna

aktan horrela hartuko da erreglamenduaren

ordezkaritza horrek hiru legebiltzarkide eduki ahal izango ditu gehienez ulertzen dut hemen esan denagatik legebiltzarkide bai arantza

hurrengo momentu bat zen kandidatuak aurkezteko momentua

botazioa egingo dugu dei egingo da boto txartelen bidez gehienez ere hiru izen idatzi ahal izango dira

lortzen dutenak izendatuko dira eta hemen esan den bezala hautagaiak dira ana otadui miren gallastegui oskar matute eta iñaki oyarzabal baina txartelean gehienez hiru izendatu behar dituzue

boto eman dira ana otadui hirurogeita hamalau bozka jaso ditu

hamar bozka ondorioz izendatuak geratzen dira ana otadui miren gallastegui eta oskar

gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzaren berdintasun arloaren

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldeak dauka
ekimena aurkeztu eta aldezteko urrea andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andreare x